arratsalde on berriro ere jarraituko dugu osoko bilkurarekin gai zerrendako bosgarren puntua

erretiratzeari eta birplanteatu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

lehendakari jauna sailburua handia da berori oyarzabal jauna handia

handia da berori bada eusko ikaskuntzan lelo bat ez dakit berorrek ezagutuko duen eusko ikaskuntza

aspaldiko elkarte bat da eta haren lelo bat da asmoz eta jakitez handia txikia

galbidean dagoela berori eta berorrek

eh bildu ez datorrela bat euskararen agenda estrategikoarekin

gure ustez agenda horrek ez du ekarpen esanguratsurik egiten euskararen normalizazioaren prozesuari alabaina berorrek esan moduan jeltzaleekin eta sozialistekin erdibidekoa sinatu dugu

hizkuntza politikaren eremuan egikaritu behar diren lan ildoen zerrenda besterik ez da gure ustez hori da

eh bilduren ustez ondo zegokeen jaurlaritzaren agintaldi hasieran horrelako agenda aurkeztea argigarria

funtsean euskara bigarren mailako hizkuntza jotzen duelako euskararen agenda estrategikoa bainoago jaurlaritzaren legealdiko agenda delako

jarraipena ematen diona jaurlaritzak berak egina eta gobernuaren programaren zatia besterik ez da

eragile instituzionalen eta sozialen lankidetza baina aldi berean

agenda dokumentu itxia da ez du aukerarik eskaintzen inolako aldaketarako agenda

osoturik daude eurek sortu eurek mugatu eta eurek kudeatu hezkuntza politika azken buru urte anitzetan kateatuta dago eta kateatu egiten du agendak bi mila hamabost eta bi mila hamaseian ere agendak hamalau lan ildo dauzka lehenengoa euskararen gaitasuna eta erabilera hizkuntza sistema

hitz egiten digu baina ez du zehazten zer egingo duen hizkuntza gaitasunaren nahikotasun maila lortzeko euskaraz

euskararen ezagutza herritar guztiengana hedatzeko proposamenik ez da egiten euskara ikasteko doakotasun planik ez da aipatzen

esaten da lehenengo pausua arnas guneak definitzeko eta ezartzeko irizpideak

ez da esaten udalerri euskaldunak behineneko euskararen arnasa guneak direnak ahultzen ari direla euskaldunen proportzioa etengabea murrizten ari dela

euskararen arnasa guneak babesteko eta sustatzeko plana horretarako

lan ildoz lan ildo esan genezake gabeziak non ikusten ditugu eta gure ekarpenak zeintzuk diren hala ere

unea denik hau da gure iritzia baina batez ere eh bilduk eskatzen du hizkuntza politika adostea hau da egoera soziolinguistikoa aztertu

euskararen normalizazioa xede hezkuntza politikoaren ildo nagusiak adostea gure jarrera eta proposamena zein den adierazita gatoz bada ppren legez besteko proposamena aztertzera irakurritakoaren arabera eta berorrek esan moduan oyarzabal jauna

ondorioa atera dugu guk partidu popularrak populismoa egiten du

entzun bestela eta berorrek aipatu izan du aurkeztutako legez besteko proposamenean ppk

bi urte hauetan urkulluren gobernuan larriki murriztu ditu ikastetxe publikoak eraikitzeko aurrekontu partidak

dauden hainbat ikastetxe publikoan beharrezkoak diren hobekuntza lanak geldiaraziz eta atzeratuz murrizketak izan dira helduen hezkuntzan testuliburuen doakotasunerako mailegu sistemaren ezarpena atzeratu dute baliabide falta dela eta

arreta jartzen zenbait ikastetxe ixteko bidean jarriz programak kendu edo bekak murrizten dituzte baliabide eskuragarriak falta direla esanez

eta atzeratu egiten dira bereziki araban eta landa inguru honetako arreta sozio sanitarioa murriztu egiten da tokiko eta eskualdeetako enplegu planetan oso diru gutxi jartzen da hori idatzi du berorrek legez besteko proposamenean zioan

pp zentro muturreko alderdi politikoa dela dakigulako bestela pentsa genezake oyarzabal jauna boltxebikeen zirkuluen bateko buruzagia dela egoera latza deskribatu digu iraultzarako deiadarra
egiteko modukoa mesedez isiltasuna legez besteko proposamen zio horren ondoren

horrelako zerbait espero genezake horregatik guztiagatik legebiltzarrak jaurlaritzari exijitzen dio troikaren eta oligarkiaren morrontza lotsagarritik

erakunde atzerakoi horri euskal herriko langileen euro bakar bat gehiagorik ez diezaiola eman jaurlaritzak

eta txinbito horrela lortutako ondasun guzti horiekin euskal herriko biztanle guztientzako

mila euroko banako dirusaria jar dezala oinarrizko bizi onaren lege orokorra gisa bereziki okerren dauden langile marokorentzat algeriarrentzat azkenik jaurlaritzak oso osorik dimisioa eman dezala eta boterea popularren zirkuluetako kideen eskuetan

oyarzabal tovarichengandik baina ez horrelakorik ez du proposatu

zer eskatzen dio jaurlaritzarik zentro muturreko militante horrek

eta dagozkion baliabideak enplegu planetara eta hezkuntza eta osasun inbertsioetara bidera ditzala tovarich oyarzabal

etorkinek ustez modu maltzurrean kobratzen duten diru laguntza txiki horiek

bideratzeko barkatuko didazu oyarzabal jauna

ez da onargarria kontra jartzea krisi ekonomikoaren ondorio lazgarriak eta euskararen aldeko inongo egitasmorik bekizu

euskara denon hizkuntza ondare kulturala eta behineko ezaugarria izateaz harago

enpleguak eta aberastasun iturriak direla euskalgintzak ehunka lanpostu sortu dituela eta urtero milioika euro kudeatzen dituela jakin dezan berorrek txartela beltzak

matas eta fragaren alderdikook hizkuntza politikaz

askatasuna berdintasuna eta aniztasuna eta antzekorik baina zuen ahotan hitz eder horiek ez dute zipitzik balio ez baituzue bera bat

ez duzue batere sinesgarritasunik zuen erasoetatik eta irainetatik harago jakin nahiko genuke zer proposatzen duzuen benetan euskara hizkuntza bizia izan dadin

eh bilduren ustez jaurlaritzaren agendarena baino euskararen behar estrategikoak bestelakoak dira hala eta guztiz ere erdibidekoa sinatu dugu sozialistekin eta jeltzaleekin ez hartu gaizki

euskararen normalizazioaren aldeko agenda egiteko gure babesa izan zenezakeen ez da horrela izan

nekez etor daiteke zuregandik horrelako zerbait aldendu populismo merketik eta saiatu egiten euskara biziberritzeko proposamen zentzudunik kritikari kritika eh bilduk

eta erdibidekoa sinatzea erabaki du eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

nautela alde batetik alderdi popularrak murrizketei buruz hitz egiteak eta bestetik harritzen nau alderdi popularrak esateak gobernu

arratsalde on guztioi hasi aurretik argitu behar dugu zer den agenda hori

reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria mendizabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea arratsalde on lehendakari

alderdi popularrak bere ekimenaren bidez eskatu duena ez dugu onartuko ganbara honetan beraz gobernuak onartu berri duen agenda estrategikoak bere bidea egiten segituko du eta hori alderdi sozialistak

erdibidekoari esker popularren ustez diru gehitxo da lau urterako agenda estrategikoan jarritakoa eta atzera bueltan bidaltzeko eskatu du gobernuak onartu duen agenda estrategikoa onartzearekin legeak

agenda hori ez da gobernuaren sail edo zati baten kontua gobernu oso osoaren lanabesa izango da lehendakariaren hitzetan gobernu honen legealdi honetako

eta uriarte sailburuak dioen bezala badugu beste tresna bat izan ere

euskara sustatzeko ekintza planak jaurlaritzari ezartzen dizkion eginkizunak bi mila hamairu bi mila hamasei urtealdian bideratu eta burutuko direnak batzuk martxan daudenak eta gainerakoak martxan jarriko direnak legea betetzen ari dira besterik gabe agenda horren sarreran esaten den bezala

bat datorren agenda da aldez aurretik egindako bi lan eta hausnarketa prozesuan oinarritutakoa batetik euskara hogeita bat

eta bestetik euskara sustatzeko ekintza plana lehen aipatu duten bezala horrenbestez euskararen agenda estrategikoa funtsean esep planak berariaz eusko jaurlaritzari esleitzen dizkion eginkizunak jasotzen ditu

agenda estrategikoan osagai inportanteak dira dokumentu hauek eusko jaurlaritzaren euskararen erabilera normalizatzeko plan nagusia

justizia administrazioan hizkuntzen erabilera normalizatzeko plan orokorra

alderdi popularraren ekimenaren muina edo hori esaten du behintzat ekimenak diru kopurua da gehiegi iruditzen zaio hirurehun eta hogeita hamabost mila eta piko euro esaten du

diru kopuru hori dena agenda estrategiko osoarentzako dela iraungo duen urte guztietarako bi mila hamasei arte alegia euskararen agenda estrategikoa horren garapenerako

jaurlaritzaren bi mila hamalauko aurrekontuetan dauden dotazioak dira horregatik agendaren xedeak eta ekintzak zehazteko aurreikusi da bi mila hamabost eta bi mila hamaseian ere gutxienez

eta alderdi popularrak jakin badaki ekimenak burutzeko estrategiak zehazten direnean horrek berarekin dakarrela kostu ekonomiko bat zehaztea

agenda edo antzeko ekimen estrategiko guztiak horrela egiten direla zehazten direla ekimenak kronograma jartzen direla eta diru partida jartzen direla bertan eta guk uste dugu gobernuak diru kontuen berri ematea gardentasunez jokatzea dela

zer egingo den noiz egingo den eta zenbateko kostua aurreikusten den agendaren aurkezpenean

lehendakariak horrelako hitzak esan zituen ausardia anbiziodunak izateko eta amets egiteko ausardia euskal gizartearengan sinesteko ausardia nola ez euskal herritar guztien hizkuntza eskubideak babesteko eta apaltasunez horixe eskatzen diogu alderdi popularrari ere gure taldetik

mila esker eskerrik asko mendizabal andrea

eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jauna zurea da hitza

berorrek ez dakiena baleki behin

berorri berreskuratu beharko zukeela gasteizko alkatearen

urtean los euskaros argitaratu zuena eta zen foruzalea liberala hain zuzen eta berak egin zuen

zentzua zoritxarrez zuen leinukoak ondoren faxismo garaian nafarra garaian batik bat akabatu

erbesteratu asko faxismo garaian bai

nik uste galtzen ari zaretela eta amorrazio hori eta esatea

diruak ez dakit zer euskaltegian ez ez horiek dira diruak desbideratzen dutenak beste batzuk izaten dira eta zure

guk sinatu egin dugu jeltzale eta sozialistekin

kritikatu egiten dugula agenda estrategikoa guretzat

gogoeta egin beharko zenukete gutxiengoa zareten horiek legebiltzar honetan

mundu osoan eta europa mailan bereziki euskeraren berreskurapen prozesua eredugarria izan da

inbertitu den diru horrekin ez da esplikatzen egin den lana

jartzen du euskaltzalea eta euskararen alde egiten duten

administrazio desberdinek jartzen duten baliabide guztiak baino hori nahi baldin baduzue maneiro jauna begira

kontseiluaren aspaldian egin zuen azterketa zenbat dirua mugitzen zen eta bestela begiratu euskararen aldeko jardunaldietan kilometroak direla herri urrats dela zenbat

oraindik ere gure poltsikoetatik jarri egiten dugu dirua

eta ez da egunen batean egingo da zenbaketa hori

ba administrazioetatik jartzen dena baino ba zenbakiak ikusita badakizue datorren urteko aurrekontuetan eta zuk zerrendatutako kopuru guzti horietan

urtean izango da proportzio txikieneko aurrekontua hizkuntza politika delako ehuneko zero koma laurogeita bost inoizko txikiena izango da eta hala ere

ez dut ulertzen nik benetan esaten dizuet zuei bioi ez dut ulertzen zuen amorrazioa euskaldunenganako ez dut ulertzen eta pentsatu beharko zenuketen zeren jada galtzen ari zaretela bai amorrazioa txiringito taliban

pentsatu beharko zenuketen guk adostasunaren bidea eta

pentsatzen dugulako inportantea dela baina amorrazio hori eta begirune falta hori

konpondu begirune falta hori dagoen bitartean guk

duintasuna ez zaizuela gustatzen zure problema da baina pozten gara

pozten gara behingoagatik euskeraren normalizazioa urratsak egiten ari garela pozten gara

eta euskal herria euskalduna izango dana eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

eskerrik asko reyes jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andreak dauka hitza

eskerrik asko presidentea oyarzabal jauna zuk egin duzun sermoia

eta ez da zure ohitura hori pentsatzen dugu jarrera ideologiko batetik egin duzula eta ez euskal gizartearen errealitatea aztertuta lehen esan dizudan bezala herritarren artean adostasun zabala baitago euskara dela eta

aitortzen dut ideia lapurtu diot artikulugileari

eta bide batez eskerrak ematen dizkiot idatzi zuelako eta oso ondo etorri zaidalako gaurko gure defentsa oinarritzeko irakurri ditudan hitz horiek espainiako

futuro en español topaketak aurkezterakoan pasa den urrian madrilen

gure hizkuntza hori ez dela euskara gaztelera baizik horrelakoak eta gehiago entzun ziren topaketa horietan seguru hau da gazteleraren etorkizuna indartu eta handitzeko ekimenen gainean aritu ziren diru kopuruez ere hitz egingo zuten jakina ez dugu ezer ekimen horren kontra bidezkoa da guztiz

baina alderdi popularrarentzat hori bidezkoa baldin bada zergatik ez da izan behar gauza bera gure hizkuntzaren euskararen aldeko ekimena burutu nahi izatea

egin nahi duen moduan zatozte ausardiaz euskararen mundura eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea eztabaida amaituta

lehenengo eta behin mistoa upyd taldearen gehitzeko zuzenketa mistoa upyd taldearen gehitzeko zuzenketa

hirurogeita bat ez ez da onartzen gehitzeko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu

hamar bai hirurogeita bat ez ondorioz ez da onartu jatorrizko testua eta amaitzeko euskal sozialistak

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita bat bai bederatzi ez bat zuri

gai zerrendako seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena autonomia erkidegoko administrazioaren eta bere sektore publikoaren kontratazioan

kontratu erreserbak egitearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

barkatu eta esan azkeneko puntua beste baterako utzi dela eskerrik asko mahaiburu andrea

eztabaidatzera ekartzen dugun gaiak gizarte ekonomiarekin zerikusia du

gizarte justuago bat lortzeko horrelako urratsak ematea

eredu sozioekonomiko berri bat lortzeko bidean beste pausu bat ganbara honetan askotan eztabaidatu dugu gizarte ekonomiaz askotan akordioak lortu ditugu baina akordio horien

agerikoa da jaurlaritzatik ez dituela eman beharreko urratsak

ikusten guztiok izan duzue aukera datorren urterako aurrekontuen aurreproiektuak

ikusteko zer nolako pisua ematen zaio gizarte ekonomiari oso eskasa baina gizarte ekonomiari ateak ez zaizkio ixten soilik jaurlaritzaren aurrekontuetan behin eta berriro oztopoak jartzen zaizkio

onartu zen ebazpen bat enplegu zentro berezien erregistroa sortzeko baina oraindik zain gaude administrazio publikoa enplegua sortzerakoan

eta horrela izan behar da zeren eta behin eta berriro administrazioak berak beren eskuetan dituen tresna guztiak ez dituela erabiltzen kontzeptu hau garatzeko horregatik aurkeztu genuen iaz ekimen hau eta horregatik gaur ere gure eskaera indarrean dagoela uste dugu

ekainaren biko sei barra bi mila zortzi ebazpenak

gizarte irizpideak ingurumenekoak eta beste politika publikoak barne hartzea arautzen du eta ebazpen horrek kontratu erreserbari dagokionez hurrengo hau jasotzen du

erkidegoko administrazioaren sektore publikokoa

zuzenbide pribatuko erakunde publiko eta erakunde bakoitzak urtero aurrekontu ekitaldiaren amaieran

jarraibidearen laugarrena epigrafean agertzen dena

kontratu mota eta jarduera alorra adierazpen dituena lortutako datua justizia lana eta gizarte segurantza sailei bidaliko dira

egin eta hurrengo ekitaldirako gordetako zenbateko proposatzeko

publikoek eta entitateak zenbait kontratu gorde behar dituzte urtero erregistraturiko gizarteratze enpresentzat ezgaitasun bat duen pertsonen

lan programen esparruan gauzatu behar direnentzat erreserba horren kopurua kopuru ekonomiko orokorra eta sektoriala urtero ezarriko du ogasun eta herri administrazio sailak horretarako erreserbaren onuradun izango diren taldeen laneratzearen gain eskudun

kontsulta egin ondoren aurreko urteari dagokion eta erreserbaren onuradun diren enpresa sektore ezberdinetako negozio kopurua

ebazpen horren betetze mailaren inguruan informazio eskaera egin genuen eta jaurlaritzaren erantzunaren ondorioz

oso gutxi edo sail batzuetan gertatzen den bezala bat bera ere ez direla izan eta iaz aurtengo aurrekontuen aurreproiektua

aurrekontuetan ez zela aurreikusten inolako kopururik aipatutako ebazpena betetzeko administrazioan egiten diren kontratu ezberdinetan merkatu bideratzeko diru kopururik ez orduan urgentziazko ekimen bezala aurkeztu genuen baina mahaiak urgentziazko tratamendua ukatu zion horrela aurrekontuen garaia igaro zen eta ez genuen aukerarik izan gaia mahai gainean jartzeko zoritxarrez bi mila hamabosteko

aurrekontuen aurreproiektuan egoera errepikatu egin da eta ez dute jasotzen horretarako kopururik horregatik gaur sei barra bi mila zortzi ebazpenak ez betetzearen arazoa zuzentze aldera

legez besteko proposamen hark zeukan oinarria ganbara honetara

bi mila hamabosteko urterako aurrekontu ekitaldian behingoz jarraibide hori betetzea eta enplegu eta gizarte politikarako sailak zehaztea jaurlaritzaren sail guztietan zenbat diru gordetzen den merkatu erreserbetarako eta aldi berean bi mila hamabosteko urterako

ezartzea erregistraturiko gizarteratze enpresentzat eta enplegu zentro berezientzako edo babestutako lan programen esparruan jarduten diren enpresentzat uste dugu benetan

ezinbestekoa dela diru kopurua gordetzea eta zehaztea urtez urte planifikatuta dagoen guztia

baina are zailagoa da planifikatuta ez dagoena betetzea gaur ekartzen dugun legez besteko proposamena aurrera eramateko gaitasun osoa du jaurlaritzak amaitutzat eman behar ditu gizarte klausulen

eta edozein aurkakotasun juridiko edo teknikorik ez du inolako zentzurik administrazioak protagonista izan behar du eta ibilbide horretan aurrera egiteko eskatzen diogu jaurlaritzari gizarte

kontrako tresna moduan kontratuak ere erabiltzea langabeziaz eta pobreziaz maiz hitz egiten dugu legebiltzar honetan eta tamalez

baina araban bizkaian eta gipuzkoan oro har langabezi tasa altuegia baldin bada gizarte bazterketa eta dibertsitate funtzionala dituzten pertsonen

eta ez bakarrik hori baizik eta kontuan hartu behar da jarduera tasa ere askoz baxuagoa dela pertsona horiek lana

eta zailtasunak are handiagoak dira beraz jaurlaritzak bereziki indar guztiak jarri behar ditu bermatzeko langile horiek lan duin bat izango dutela ildo guztietan administrazioan egiten diren kontratazioetan gutxienez ehuneko

gorde behar da berez derrigorra izan beharko liratekeen kontratazio minimoak ez dira egiten

eta noski horregatik eskatzen dugu bete dadila gaur eztabaidatzen ari garen ebazpena baina eskaera hori ez da soilik eh bilduren eskaera bat ez bai gizarte ekonomian

bai gizarteratzeko eta laneratzeko enpresen elkarteak eta bai dibertsitate funtzionala duten pertsonen elkarte ezberdinek egiten dute aldarrikapena

hirugarrena puntuan gizarte ekonomia eta gizarteratze eta laneratze arloan

hori adibide bat baino ez da egia da

baina lehen esan dudan bezala tamalez gaur arazo berdinarekin jarraitzen dugu beste taldeen zuzenketei erreparatuta agerian geratzen da talde guztiek eskatzen dugula sei barra bi mila zortzi ebazpena betetzea

berezitasunekin hala nola ebazpen horren betetze mailaren txostena hona ekartzea

aurrekontuetan zehaztu behar dela horretarako bideratuko den diru kopurua noski bi mila hamabosterako aurrekontuetarako gaur hori

ebazpen horren laugarren anexoa merkatu erreserbei dagokionez dioena betetzea eta urtero horren

ebaluazioaren txostena ganbera honetara ekartzea eh bilduk noski ebazpen osoa betetzea nahi du

edukiko dugu ebazpen hori betetzen dela kontrolatzeko amaitzeko espero dugu ez soilik

beste taldeek ere erdibideko horren alde bozkatzea besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza sí gracias presidenta efectivamente hay una

eskerrik asko llanos andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria otadui andreak dauka hitza

arratsalde on denoi berriro ere esan den moduan bi mila zortziko

gizarte klausulei buruz eta gaurkoan gai konkretu bat

guztiok dakigu mota honetako tresnen bidez zailtasun gehien dituzten pertsonen laneratzea bultzatu nahi dela

eta berak egindako kontratuen zati bat erreserbatu egin behar du hiru enpresa mota desberdinentzat

errepikatuko nire aurretik berba egin duzuenok

zeintzuk diren jarraibidearen nondik norakoak eta zein den bertan ezarritako mekanismoa beraz ni ez naiz horretan luzatuko

hitzez hitz ez baina izpirituan bete egiten dela

nolabait instrukzioa eta hori ikus dezakegu jaurlaritzak parlamentura bidalitako txosten baten maeztu jaunari

erantzun baten eta ikus dezakegu nola adibidez bi mila hamabigarrena urtean berrehun eta hirurogeita hamalau mila eurotako kontratuak esleitu zitzaizkiela mota honetako enpresei

urtean hiru milioi zortziehun mila eurotako kontratuak esleitu zitzaizkiela mota honetako enpresei

ikus dezakezuenez moduan urte batetik bestera hobekuntza nabarmena izan da baina ez hori bakarrik

sailak baditu beste tresna batzuk beste lanabes batzuk arestian aipatutako kolektibo hauen laneratzea bultzatu eta laguntzeko eta tresna horiek dira hain zuzen ere dirulaguntza deialdi desberdinetan gauzatzen direnak zenbait gogoratuko ditugu enplegurako zentro berezientzat zuzenduko kopurua lana sortu eta mantentzeko

laguntza unitateen deialdirako dakizuen bezala ekintza hau ezgaitasun handienak dituzten pertsonentzat zuzenduta daude lerro honetan lau milioi gizarteratze enpresentzat zazpi milioi euro beraz argi ikusten da gobernuak enplegu eta gizarte politiketako sailak arreta berezia jartzen duela laneratzeko zailtasun handienak dituzten pertsonen laneratzea bultzatu eta laguntzeko eta guzti hori orientazioan edota lan eskaintza kudeaketan ematen zaizkien diru ordainak aipatu barik zeintzuk dira horiek gizarteratze enpresentzat ia milioi bat bederatziehun mila euro eta enplegurako zentro berezientzat

beraz zulaika andrea gobernuaren ardura gai honetan agerikoa da eta oso ondo islatzen duten

bizitza honetako hainbat eta hainbat alor izaten ditugula hobetu beharrekoak eta hemen apaltasun eta umiltasun osoarekin aitortu behar dut gobernua sostengatzen duen taldeko kide bezala

horretara zetorren hain zuzen ere gu gure taldeak aurkeztu zuen zuzenketa iragarrita dago erdibidekoa sinatu dugula alderdi sozialistarekin eta euskal herria bildurekin batera eta gainontzeko taldeek esan dute akordio honetara gehituko direla beraz eskerrak ematea eurei ere bai

inolako zalantzarik hurrengoan gai hau lantzen dugunean edota txostena aztertzen dugunean jaurlaritza zorionduko dugula

jakin badakidalako gobernuak gai honi heltzeko konpromiso irmo eta serioa duela eta

pentsatzen neban gonbidatu estelar bat ekarriko zenuela gaurko eztabaida honetara

gipuzkoako foru aldundiak oraintsu onartu duen erosketa publiko sozialki

eta eskatu behar dizut ia zalantza bat daukadan zalantza bat argitu ahal didazun irakurri dut foru arau horren zazpibigarrena artikuluan ezarri egiten dela urtero aurrekontu orokorretako foru arauak

erreserbatuetarako gordetako zenbateko ekonomikoa ba aztertu egin dut

aldundiaren aurrekontuen proiektua eta esan behar dizut ezinezkoa izan zaidala erreserbaren zenbateko hori aurkitzea artikulu bakar bat aurkitu dut kontratazio arloan hartu beharreko neurriei buruz zazpigarren xedapen gehigarria

gipuzkoako foru aldundiak aurkeztu dituen aurrekontuetan beraz

eskertuko nizuke esango bazenit zeren seguramente ni baino informazio hobea izango duzu zein den

erreserbatu dituen kontratua zeren eta behartuta dago berak onartutako foru arau baten bitartez erreserba hori egitera

aitortu zintzotasunez gipuzkoako foru aldundiak ez duela betetzen kontratu

legez onartu behar duena beraz eskertuko nizuke

argituko bazenit besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko

aldeko bozka emateagatik eta bakarrik otadui andreari

eskerrik asko zulaika andrea euskal talde popularraren ordezkaria llanos andreak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

eskerrik asko berriro ere presidente andrea

planteatu dizudan galdera zintzoki erantzungo

adi adi ia zein zen gipuzkoako foru aldundiak erreserbatutako kontratuen

ez didazu erantzun eta badakizu zergatik koherentzia faltagatik koherentzia faltagatik nik ere esan dezaken pnvko kidea naizela eta

gure ezaugarri nagusietariko bat koherentzia dela eta gauza bera esaten dugula gobernuan gaudenean eta oposizioan gaudenean baina pentsatzen dut zuek ezin dezakezuela hori esan astero astero edukitzen dugu hemen zuen kontraesanen

ez duzue gauza bera esaten diodan moduan oposizioan zaudetenean zein gobernuan zaudetenean hasi udaletxeetatik aldundietatik pasatuz eta ganbara honetan ere

beraz ez zara zintzoa izan eta ez duzu aitortu zuek

gipuzkoan adibidez ez duzuela kontratuen erreserba betetzen hona behin eta berriz gobernuari eskatzen diezuen beste kontu bat eta nik bai zintzotasunez ezagutzen dut zuk irakurri duzun txosten hori

eta nik behintzat zintzotasunez aitortu dut esparru honetan agian badaukagu zer hobetzerik baina

gobernuak hitzez hitz ez baina espirituan bete egiten duela

ez zarete inor guri lezioak emateko ez gai honetan

ere besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea eta amaitzeko euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

onartu da gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

prestatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko presidentea arratsalde on lehendakari jauna legebiltzarkideok

dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

nadie les había dicho nada según elena roldán responsable de sanidad

esta transaccional y por lo tanto la cumpla nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andrea zurea da hitza

garbi daukagu edozein osasun arazo zein krisi

herritarren eta herrien osasuna bermatu eta lehenesteko elkartasunez jokatzearekin batera egiturazkoak diren alorretan eragin behar direla

alde batetik krisi epidemiologikoaren iturburura joan beharko ginatekeela iturburuan aktuatu behar dela eta bertan

arazoari errotik konponbidea emateko baina bereziki eta bestetik osasun epidemia zein arazoak ekiditeko

jokatu behar dugula prebentzioan oinarrituta eta oinarrizko proiektu iraunkorrak ezarri ur saneamenduak

eta abar egiturazko proiektuak behar ditugu

ez da bakarrik ebola ebola bezain gaizotasun kutsakor eta arazo

ditugu pobrezia gosea ur falta malaria eta nahiko lotsagarria da ebolarekin gertatu

gizarte bezala izan dugun jarrera berekoi eta hipokrita noiz hasi gara kezkatzen gure kontinentera

hasi izan denean ebola ez zaigu asko inporta izan beste toki batzuetan hil diren eta hiltzen ari ziren eta ari diren ume emakume eta pertsonak nahiko lotsagarria eman zaion tratamendu

hainbat kontu aztertzeko eta erreflexionatzeko ditugu

hemisferioan orain piztu da alarma gorria hobeto esanda azken bi hilabeteetan ebolaren ondorioz kezkatuta ukiezinak baikina jokatu dugu orain arte lehen esan dudan bezala

ikuspegitik herri oparoetan bizi ginenaren ustearen ondotik ahantzi zitzaigun kilometro batzuk beherago

osasun arazoak gurera ere heldu daitezkeela ebola espainiaren arazoa denean bakarrik pentsatu dugu euskaldunon arazoa badela ere eta oker gabiltza oso oker egon gara eta

ebola gure arazoa da hegoaldeko herrialdeetan arazoa denetik

ongi geratu behar zaigu buruan afrikako edo bestelako kontinente bateko herrialde batean

zuzen zuzenean eta herrien arteko harreman parekideetan oinarrituta

harreman ekonomiko sozialak garatu beharko genituzkeela pertsona guztien eskubideak bermatzeko albo batera utzi behar ditugu harreman neokapitalista usurpatzaileak pertsonak

interes ekonomiko eta geoestrategikoen baitan horregatik proposatzen genuen osasun arazoaren jatorrian bertan neurriak bideratzea beste herri batzuk egin duten bezala

eta arestian aipaturiko argudioengatik proposatzen genuen egiturazko proiektuak bideratzea lankidetzaren

eta noski horrek ez du esan nahi gurean neurriak hartu behar ez ditugunik eta neurriak bideratu behar ez ditugunik azkenean gure osasun profesionalen eta herritarren segurtasuna ere bermatzeko garrantzitsua delako guztion eskubideak bermatzeko

profil guztietako profesionalek eguneroko erronkei aurre egin behar dituztenean bitartekoak bideratzea gaixotasun kutsakor krisi

aurre egin ahal izateko eta horretarako behar duguna da formakuntza formakuntza iraunkorra formakuntza etengabekoa eta aldi oro protokoloak

protokoloak noiz dauden eguneratuak

egin beharko genuke eta nola ez horrek ere eskatzen du herritarrak ahalduntzea herritarrak informatzea egunerokoan eta halako epidemiak eta gaixotasun kutsakorrak gertatzen

eta kontrastatu ahal izateko beldurra ekiditeko eta benetan eskura izan behar duen informazio

izateko eta ez interes batzuen arabera medio batzuk edo beste batzuk edo dena delakoak zabaltzen duten informazioaren arabera eta bukatzeko esan

iparraldeko ustezko herrialde oparoak bisitatu izanak ea hausnarketa eragiten digun

herritarroi eta ustez gizarte oparo eta aurreratuetan

andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

lehendakaria legebiltzarkideok lehendabizi alderdi popularraren izenean adierazi nahi dugu gure solidaritatea gaixotasun

guk zuzenketa aurkeztu genuen momentuan pentsatzen genuen

garrantzitsuak gai honi buruz eta horrela ipini genituen gure testuan

informazio ematea profesionalei eta baita profesionalen formakuntza

bermatu behar dugu profesionalak baliabideak edukitzea eta bere lana era egokian

sustatu bestalde pentsatzen genuen ere komenigarria zela komunikazioa indartzea informazioa gehiago ematea gaixotasun honi buruz

erdibideko zuzenketak eta horrexegatik gure laguntza emango diogu

eskerrik asko garrido andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aiartza jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakaria legebiltzarkideok

jauna erantzunen txandan norbaitek parte hartu behar du ez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

hirurogeita hamaika bai aho batez onartu da erdibideko zuzenketa